egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendari ekin aurretik gogoratzen dizuet hogeita hamabi jaun andreek botoa eskuordetu dutela

gai bakarra ekonomia ogasun eta aurrekontu batzordearen irizpena euskal autonomia erkidegoko

urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen lege proiektuari buruz

ebazpena honako hau izango da irizpenaren eztabaida egiteko erabiliko den prozedura lehenengo taldeen lehen txanda egingo da hogeita hamar minutukoa txikitik handira taldeek azaldu dezaten zer posizio duten egindako

bai eta zuzenketarik erreserbatu badute zer arrazoi eduki dituzten erreserbatzeko erantzuteko hamar minutuko txanda izango da eztabaida bukatuta

erreserbatu direnak bozkatuko dira taldeen arabera bilduta nolanahi ere talderen batek eskatzen badu zuzenketaren bat aparte bozkatzea hala egingo da

batzordeko eztabaidan onetsi diren aldaketak sartuta artikuluei aurkeztu zaizkien zuzenketei dagokienez

aurkeztu dituzten zuzenketak eta amaitzeko bozkatuko ditugu irizpenaren gainerako artikuluak eta legearen izenburua azalpen hauek eginda eztabaida hasiko dugu beraz talde mistoaren ordezkaria martínez andrea zurea da hitza

elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria den hernández jauna zurea da hitza

aurrekontu legea onartzeko ordua eta esango nuke gainera beste batzuk ere esan dute

berrogei urte hauetan onartu den aurrekontu lege garrantzitsuenetariko edo garrantzitsuena aurtengoa da eta onartuko da

gobernuak eusten dituen alderdien onespenez baino ez oposizio guztia oposizio guztiaren gaitzespena izango duelako lege proiektu honek ez dira bi hilabete oraindik justu

aurrekontu legearen proiektua aurkeztu zenetik eta ordutik hona gobernuak planteatutako gidoia pausuz pausu betetzen ari da eta gidoi horretan

sartu zen modu berdinean sartu zen bezalaxe irtengo da gaur lege proiektua inolako aldaketarik gabe ez da koma txiki bat ere

eskatuko lukeen bestelako ahaleginik egin gabe zuek bakar bakarrik eta zoritxarrez ez da ausardia gobernuak ere horrela esaten baldin badu lege honen atzean dagoen jarrera lege honen atzean dagoen jarrera betikoa da eta honaino ekarri gaituen doktrina ekonomiko berbera du hain zuzen ere

gobernuaren ohiko marko teoriko makroekonomikoan

y debe reaccionar cuanto antes badakigu esaten ari naiz ez dela aldaketarik emango ez dela kontzertu ekonomikoaren batzorde mistoak eskaini zuen erreferentzia tasen muga aprobetxatuko ezta premiazkoak ditugun gastuei aurre egiteko gehiagorik jaulkiko ez dira gaur

dena dela eta nahiz eta aurrekontuen legea berriz egitea ukatu egin duzuen oposizio guztiak horrela eskatzen bazizuen ere

hain garrantzitsu den aurrekontu honetan eragina izateko lan egin dugu gaur baliabide gehiago behar duten eremuetan hainbat emendakin proposatuz baina gobernuaren lehentasunak beste bide batean daude no habrá

aurrekontuak ezinbesteko baliabide dira hainbat gauza bermatzeko osasun publikoa

oinarritutako errekuperazio ekonomikoa eta gehiago atzeratu ezin daitekeen trantsizio ekologikoa baina gobernuak aurkeztutako

gure ustez behar bezala gaur dugun erronka historikoari erantzuten aurrekoaren jarraipena delako aurrekoaren ia berdina covidaren aurreko neurri programa izan ezik zeinaren

gobernukideek zuek inoren beharrik ez duzuela esaten duzue eta erantzun guztiak

baina ez dira gutxi aspaldi honetan izan dituzuen akatsak ere eta ez egiteak eta gogorarazi egin behar zaizue aurreko krisiari emandako

oraindik ere ordaintzen ari garela eta ez merke gainera esan beharra dago behin eta berriz

lukurreriak eragin zuen krisiaren aurrean zuek zerbitzu publiko gutxiago funtzionario publiko gutxiago

gutxiago erabaki zenutela gaur

externalizatua eta baliabide naturalekin goseti den ekonomia global honen eraginez

momentuan justiziaz arituko zaretela diozue baina zuen jarrerak eta lehentasunak ez dira aldatu ez dira lekuz aldatu eta guk ez diogu gure aldekotasuna emango ahulekin indartsu eta indartsuarekin koldar aritzen

guk jarraitu egingo dugu irmo publikoa denarekin komuna denarekin eta
arrunta denarekin bat egiten eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea euskal sozialistak

eskerrik asko presidente andrea sailburuak señorías egun on guztioi

eh bildu taldearen ordezkaria estarrona jauna zurea da hitza

egun on guztioi bi mila hogeita baterako aurrekontuak onartzeko azken tramitea dugu gaurkoan aurrekontuen tramite osoa ezohikoa den egoera batean emanda baldintza oso berezietan krisi sanitario ekonomiko eta

plano guztietan emozionalean ere asteburu honetan berria egunkariko titular batek ondo jasotzen zuen bezala covid hemeretzia arrasto sakona uzten ari da kolokan jarri ditu pandemiak

itxialdiaren bakartzearen eta krisi ekonomikoaren ondorioek milaka bizitza zeharkatu ditu

bizimoduaren oreka hauskorra kolokan jarri dute epidemiaren eragina asko ari da luzatzen nekea tristura kezkak

la de ofrecer certezas eta egoera gogor honetan herritarrek sentitu behar dute agintari eta herri ordezkariok

hemen gaudela gobernuan egon edo oposizioan erantzunak erantzun argiak emateko garaia da behin eta berriro errepikatu dugun moduan gure baliabide kolektibo guztiak herritar guztiak guzti guztiak babesteko eta zaintzeko erabiltzeko prest egongo den gobernu bat eskatzen du horrek

kontzienteak gara aurretik dugun erronka handia dela guztiok onartu dugu erabat ez ohikoa den egoera batean gaudela eta eh bildutik esan dugu

hemeretziak sortutako egoeraren ondorioz aurrekaririk ez duen krisi batean murgildurik gaudela eta aldi berean aurretik ere eraldatzeko beharra erakusten zuten adierazle sozial ekonomiko eta ekologikoak bizkortu egin direla eta etorkizuna daude alegia momentu honetan jokoan gure herria bidegurutze batean dago tentsio anitz eta konplexuak ikusten ditugu

horregatik ezinbestekoa da unearen dimentsio estrategikoa ondo irakurtzea kontua ez delako bakarrik osasun larrialdiari erantzutea ezinbestekoa da jabetzea orain hartzen ditugun erabakiek datozen belaunaldiak baldintzatuko dituztela eta erronkaren tamainak interpelazio zuzena egiten dio politikari eta zehazki politika publikoei

ziurtasunak eta jendea babesteko premiazko neurriak hartu eta aldi berean etorkizuna prestatzen hasi behar gara eraldaketa une historiko honetan

ikuspegi berri bat aplikatuz pandemia honek eta aurreko krisiak aurreko krisiak ere utzitako irakaspenetatik epe ertain eta

y para todas kolapsora daraman eredu kontinuista edo eraldaketa bat planteatzen duen eredua eraldaketaren norabidean doa jaurlaritzari eskaini genion proposamena

eta horrela egin izana gainera uste dugu eta defendatzen dugu oso logikoa eta koherentea dela aurtengo aurrekontuen inguruko akordioa bai baina epe luzerako aldaketaren zutabeak adosteko eskaintzarekin horregatik hiru zutabe zituen gure proposamenak aurrekontuak europako funtsak eta diru sarreren ingurukoan hiru ardatzetako proposamena diru sarrerei dagokionez eraginkortasunez eta

beti ere krisiaren faktura betikook ordaindu ez dezagun bermatuz eta etorkizuneko belaunaldiei

zorpetu beharko gara datorren urtean zerga bilketak nekez berreskuratuko duelako aurten galdutakoa ehuneko bederatzi koma zortzi gutxiago bildu dute ogasunek mila bostehun eta hogei milioi euro gutxiago beraz gastu beharrak eta jaitsiera horrek

diru sarrera arruntekin eta horretarako zorpetzea dugu espainiak inposatu digun bi koma bi horrekin eta

eta azken hau bai pérez andrea planteatzen dugu

baina baita ere momentu honetan beharrezkoak diren gure ustez beharrezkoak diren beste bi proposamen zehatz bi proposamen zehatz eta egingarri planteatu genizuen alde batetik covid tasa ezartzea eta zerga erreforma bati

gaur egun oraindik ez dakigu eta ez dugu ulertzen zein den benetako arrazoia covid tasa proposamenaren aurka egiteko hau ez da

ez al da logikoa ez al da zentzuzkoa ez al da justua krisi honen ondorioz irabaziak handitu dituztenei ahalegin handiagoa eskatzea ez al da hori logikoa ez da iraultzailea ez

azaldu dira europako beste herrialde batzuetan ezarri dituzte aparteko tasak epe

eta hemen zergatik ez noren kalterako

noren mesederako ez dugu ulertzen oraindik honen kontrakotasun irmoa zuen aldetik eta planteatu genizuen eta hau covid tasarena planteamendu egingarria eta errealista da nahi izanez eta zerga erreforma bati heltzea planteatu genizuen ere gure ustez ezinbestekoa delako premiaz eztabaida publikoan oinarritutako zerga erreforma sakon bati heltzea

progresiboagoa ekitatiboagoa eta bidezkoagoa ezartzeko araba bizkaia eta gipuzkoako presio fiskala europako batasunarekin

sozietateen gaineko zerga bi mila zazpian zerga bilketa osoaren ehuneko hamalau koma zortzi izatetik bi mila hemeretzian ehuneko zortzi koma lau izatera jaitsi da

ingeniaritza fiskalaren ondorioz zenbat multinazional

ez dute irabazien gaineko ia zergarik ordaintzen zenbat beraz marjina badago

hemen ez da marjina falta hemen falta dena da borondatea eta erabakia hori gauzatzeko zeren eta galdera da faktura nola ordaintzen da nola ordaintzen da covidak eta utzitako faktura eta zuek

krisi honek lan eta ahalegin kolektiboa eskatzen duelako eta elkartasunetik eta erantzukidetasunetik heldu behar zaio eta horretarako

beste kontu bat gure proposamen integral horretan europako funtsena izan zen eta lehen eredu kontu bat dela esan dut

bizitza duinerako euskarri publikoak eskaini eta giza segurtasun emaile izango den eredu baten alde egiten dugu guk

eta eskala ekologikoaren planeta neurriko aterpe bat elkar zaintzan oinarritua eta horretarako baliatu behar ditugu europako funtsak aro

aroa ari gara bizitzen erronka globala da eta beraz ezin da gobernu koiuntural baten erabakia izan horregatik planteatu dizuegu behin eta berriz europar next generation eu funtsen eztabaidarako marko

aurrekontuen inguruko gure eskaintzan berriro ere logikoa denez europar funtsen proiektu estrategikoen leheneste ariketa bat egitea proposatu dizuegu madril eta bruselako galbahe prozesuaren aurrean hauen defentsa bateratua egiteko herri gisa arituz baina hemen ere unamunok bere diarioan idatzita utzi zuen bezala gobernuak erakutsi du

positiboegiekin egindako aurrekontu bat zela sailburuen agerraldietan horrela adierazi zitzaigun nolabaiteko normaltasun egoera batera itzuliko ginela bi mila hogeita bateko lehenengo sei hilabetean

aurrekontuaren ehuneko hogeita hamabost koma bost osasunera bideratu zen bi mila hogeita batean ehuneko hogeita hamabost koma sei zero koma bateko puntu portzentual baten egoera pandemia baten erdian hezkuntzan

bi mila hogeian ehuneko hogeita bost bi mila hogeita batean ehuneko hogeita bost zehatzago

bi mila hogeita batean ehuneko hogeita bost koma zero clavado berdin

errealitateari erantzungo dion aurrekontuak egoerari koiunturari erantzungo dioten aurrekontuak behar ditugu ez betiko lehentasunak dituzten aurrekontuak ez orain arteko elementu berdinak jasotzen dituzten aurrekontuak ez jada

eta gaurkorako gainera erreserbatu behin eta berriro errepikatu du azpiazu sailburuak eta baita ere

beharra izanez gero aktibatuko zirela baliabide gehiago

ez ja onartzeko baizik eta instrumentalizatzeko argi ibiltzeko eta esateko otras honen bitartez gaurkotuko ditugu eta errealitateari erantzungo diogu

ez dago proposamen on bat ere ez ez dago ideia on bat ere ez oposiziotik baina ez bat bera ere ez europako funtsekin gertatu zen bezala laurogeita hamasei ebazpenetatik bakar bat

zero eta aukera zenuten esan bezala bi mila hogeita baterako aurrekontu proiektuetan gure emendakinen bitartez jasotzeko

gure emendakinen bitartez zeren eta gure emendakinetan osasun sistema indartzeko deskribatutako errealitateari erantzuteko birusari

aztarnari ikerlari laborategietako taldeak handitzeko proposamena egin dizuegu

baina baita ere beharrezkoak diren beste ebakuntzak adibidez bertan behera utzi behar ez izateko eta nola ez oinarrizkoa

benetan uste duzue aurrekontuetan aurreikusita dauden

edo logikoa da eta

pertsona gutxiago kontratatzen egotea jaso ditugun azken datuen arabera

aukera hezkuntza sisteman eragiteko ikusten egoera zein izaten ari den egun hauetan ikastetxeetan eta agerikoa da esfortzu gehigarria egitea ezinbestekoa dela besteak beste erratioak jaitsi plantilla handitu eta egonkortzeko honek eta ez dut uste hau inork zalantzan jarriko duenik

arintzeko eta ikasle askok etxean egotera behartuta dauden honetan agindutako

zenbat banatu ditu hezkuntza sailak ba hori berrogeita hamar milioi euroko

dizuegu errealitate honi erantzuteko baina honi ere ezezkoa aukera izan duzue ere oinarrizko gizarte zerbitzuak indartzeko urteko inbertsioa bikoiztuz hogeita zortzi milioi eurotaraino gizarte zerbitzuen euskal sistema publikoaren garapena berdefinizioa birdementsionamendua edo eta indartzea atzeraezinak direlako dagoeneko

euskal sistema publikoaren hibernazioari amaiera emateko eta dudarik gabe udal gizarte zerbitzu publikoak indartu eta gizarte lanari zentralitate berria emateko garaia da horrek tamainako egokitzapenak eta horrek tamainako baliabideak indartzea eskatzen ditu eta ez duzue probestu ere gure emendakina aukera izan duzue ere diru sarrera bermatzeko errentari sarbidea erraztea langile autonomoei erte egoeran dauden langileei eta soldata baxuko langileei pandemiaren kolpe handiena jaso

dauden horiei babesa emateko horri ere ezetza edo baita ere aukera izan duzue ehuneko berrogeita bian

urteko beherako gazteei zuzendutako gazte prekarizazioaren kontrako programa abiatzeko hogei milioi eurotako emendakina onartuz gazteek pairatzen duten egiturazko lan prekarizazioari aurre egin kalitatezko enplegurako euren sarbidea erraztu eta

gazteen kontratazio masiboa sustatzeko dirulaguntza programa berria indarrean jarri baina ez eta errekuperazio funts bat sortu dugu bai oraindik jende askori heldu ez zaizkion jaurlaritzaren laguntzetan oraindik jende askori

bi mila hogeiko aurrekontuetan ehun milioi bideratu ziren sektore kaltetuak konpentsatzeko motz geratuz baina eske bi mila hogeita baterako erdia baino ez ditu

aurrekontu honek aurrekontuak kadukatuak daudenaren beste adibide bat

berrehun milioietako traspasoa planteatu dugu bi mila hogeita bateko aurrekontu hauetara

bizi ari diren egoera dramatikoari babesa emateko azpiazu berak zuk zeuk

zituela gobernuak bi mila hogeian et beharrezkoa balitz beste berrehun milioi

eta hauek dira orokorrean planteatu ditugun emendakinak

egingarriak planteamendu errealistak gaurko egoerari egoera errealari erantzuteko baina argi duzue

gehiengo absolutua izanda nahiz eta kontrakoa irudikatu nahi izan akordioak

hasi zuen aurrekontu tramitea gobernuak baina ez du lortu aurrekontuak izango dira hori bermatuta zegoen hasieratik baina gobernuak bere buruari akordioak zabaltzeko jarritako asmotan zintzoak baziren behintzat porrot egin du bakarrik geratu zarete

ageriago geratzen da ez dela asmorik ez akordioetarako

eta oso argi dugu eta oso argi uzten diguzue behin eta berriz

kontrol plenoetan ohiko osoko bilkuretan behin eta berriz argi uzten diguzue eta hori gainera erabili egiten duzue eta legitimoa da baina gobernua ahula da

eta ez da gai ez da gai gobernu hau hainbestetan gehiegitan ahotan ibiltzen duen auzolana gauzatzeko ez da gai

pandemiak utzitako lesioen artean erabakiak hartzeko gaitasuna eta burujabetasunaren beharra dago noiz eta nola konfinatu mugitu babestu zorpetu etxeratze ordua edo europako funtsak zuzenean nola eskuratu eta banatu zerrenda luzea da estaturik gabeko nazio gisa agerian geratu da premiazkoa dela tresna eta eskuduntza berriak gureganatzea eta horietan sakontzeko

hobeto babesteko estatus politiko berria gauzatzea

honen ondorioren isla ere badira ondorioak begi bistan daude bere larrutan bizitzen dituzte herritarrek

inprobisazioa eta planifikazio eza kontrol falta langileen nekea eta frustrazioa sektore publiko zein pribatu zabalen mobilizazioak eta grebak erantzunik gabeko lan gatazkak

sintoma gehiegi ahalegin nahikorik egiten ez denaren seinale

gabeko gobernu baten ondorioz guztia ikusita aztertuta guk izaera estrategikoa onartzen genion bi mila hogeita bateko aurrekontuei

politiko osoa egitea premiazkoa ikusten genuen baina tamalez ez dugu jaurlaritza ikusi egoerak eskatzen duen ariketa estrategiko hori egiten ikusi parametro horietan hitz egiteko borondatearekin errealitateari erantzungo dion aurrekontuak egoerari koiunturari erantzungo dioten aurrekontuak behar ditugu ez betiko lehentasunak dituzten aurrekontuak ez

ez errealitateari erantzuten ez dioten aurrekontuak eta amaitzeko gaur

abenduan aurrekontu ez nahikoak ziren urtarrilean zaharkituak eta otsailean kadukatuak iraungiak hoy en términos parlamentarios

eskerrik asko estarrona jauna euzko abertzaleak berrojalbiz andrea zurea da hitza

egun on sailburuok jaun andreok egun on guztioi egoera sanitario soziala eta ekonomikoa zaila da egoera honi aurre egiteko baliabideak jartzen ditu mahai gainean aurrekontu hauen bitartez pertsonak babesteko eta ekonomia sektore anitzetan bultzatzeko

nahi ez duenak eta kritika antzua argudio gabekoa eredu ekonomiko ideologiko eta adoktrinal zaharkituen argudioa erabiliz hori bai

ez dabil zintzotasunez jokatzen eta dagoen erronkaz baliatzeko

erresuma batuan lehen herrialde industrializatuena

estatu batuak ondoren demokrazia liberala izan delarik demokraziarik zaharrena eta ondoren

eta ez gauzak ez dira kasualitatez gertatzen baina orain beste egoera bat daukagu aurrean txina eta herria askatasunaren kontzepzio berdina ez daukaten herriek

edota sahelen eta gainera testuinguru estrategikoa europak aurre egin behar die beste krisiei gero eta azkarrago doazenak

txinatar inbertsioak azpiegituran teknologian eta aktibo estrategikoetan

osasunetik hasita beraz erronka berriak sortzen zaizkigu egunero egoera berriak eta nahasiagoak

eta euskadin berdina geratzen da egoera eta erronka berrien aurrean

ikuspegi globalagoa eta sistemikoagoa behar dugu hala ere oposizioa nahiz eta nazioarteko erronka latza daukagun ikusi dugu ezin dugu erakarri zer egin dezakegu oposizioak eta horrela zioen eh bildutik estarrona jaunak eta

portzierto batzordean defendatu ere ez zenituztenak guk zuzenketak baztertzeko edo ez

atal guztietan den denetan guk ezezkoa eman diegu aurrekontuen zuzenketei baina beti argudioekin batzordean ikusi zenuten bezala baina zuk berriz gauden egoera eta erronkaz betetako testuinguru honetan ezetza diozue

osasuna hezkuntza eta babes soziala bermatu eta bultzatzeko

elkarrekin podemos izquierda unida taldeak partida hori zero eurotan uztea proposatzen du gehiago ingurumenean esfortzua ez dela nabaria

como mejor administración en este campo esan eta egin eta hemen dauzkazue irizpide argi

zaila da desio guztiak ez dira betetzen nahiz eta onak izan lehentasunak jarri behar dira

madrilen hogei koma bost milioi euroko zuzenketengatik espainako aurrekontuei zuen babesa bueno ez dira hogei bost hamar milioi cedetirentzat direlako eta orduan

zehazki espainiako aurrekontuei eh bilduren babesa hamar koma bost milioiren truke madrilen egindakoa ikusita nafarroara noa

estudio edo txosten batekin konformatu zarete eta europar funtsei buruz ezer ere ez euskadin fiskalitateari buruz esan dugu errebisio fiskal bat egingo dela

euskadin europar funtsei buruz monografiko eta azalpenak nahi baino gehiago non eh bilduk exijitzen duen agente politikoekin ez soilik sozialekin hau da zuekin

marko politikoa izatea kortajarena andreak esaten zuen lez lau begik edo seik bik baino gehiago ikusten dutelako eta horren aurrean zuok dokumentu bat sortzen duzue

baina esan helburu asko gobernuak egindako euskadin nextekin bat datozela eta ez hori bakarrik ez dakigu zuen dokumentua egiteko norekin eta ze agente sozialekin kontrastatu duzuen

esan beharra ere berrien bidez ezagutu genuela zuen dokumentua zuen web orrian lortu dugun dokumentua dela eta gobernuari bidali ere ez diozuena

erdibidekoak lortzeari beraz dena azaldu behar da guzti hau ikusita

ea arrazoiren bat dagoen hemen laurehun eta hogeita bederatzi milioi balioko zuzenketak aurkezteko mugiezinak eta lerro gorriekin noski eta aldiz madrilen hogei koma bost milioigatik kakotx artean eta nafarroan bederatzi koma lau milioigatik babestu dituzuen aurrekontuak

cuanto peor mejor kalean uso eta etxean otso

erantzunen txandara pasatuko gara talde mistoaren ordezkaria martínez andrea zurea da hitza

eskerrik asko martínez andrea euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria gordillo jauna zurea da hitza

eskerrik asko gordillo jauna elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria gorrotxategi andrea zurea de hitza

de la sociedad eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi

eskerrik asko pérez andrea estarrona jauna eh bildu taldearen ordezkariak

eskerrik asko berriro ere legebiltzarburu andrea eta eguerdi on

gaurko eztabaidan berriro ere lehen hitzartean esandako gauza asko konfirmatzen

lehenik eta behin eskerrak eman nahiko nizkioke pérez andreari

eztabaida hau oso termino errespetagarrietan emateagatik egia da kezka bat sortzen zaigula

la inteligencia habló zuen arazoa ez da eh bildu horrela da horiek dira datuak

ez da eh bildu eta badakigu gustatzen zaizuela baina ez da gu ez gara zuen arazoa arazo asko dituzue eta aipatu ditut nire hitzartean batzuk eta horri gertu behar zaizue gardentasun falta deskontrola auzolanean aritzeko

gure baliabide kolektibo guztiak herritar guztiak babesteko eta zaintzeko erabiltzeko prest egongo den gobernu bat eskatzen du egoerak un gobierno decidido a aumentar

arrasto sakona uzten ari da pandemiak milaka bizitza zeharkatu ditu gure bizimoduaren oreka hauskorra kolokan jarriz eta asko ari

amaitzeko besarkada bat pandemiari aurre egiten lehen lerroan zaudeten guztiei besarkada bat eh bilduren izenean herri honetako

eskerrik asko estarrona jauna euzko abertzaleak berrojalbiz andrea zurea da hitza

alderdi popularrak hori esaten zuen bi mila hamazazpian eta bi mila hemezortzian

eta podemos taldeak ere bi mila hogeiko aurrekontuak babestu zenituztenean esaten zenuten akordio batera heltzen zinetela nahiz eta orokorrean ez zenuten bat egiten aurrekontu proiektu horrekin baina ulertzen zenutela aukera bat zegoela zuen kutsua eta influentzia uzteko zerbitzu eta politika publiko konkretu batzuek adostu ahal izateko

baina orain zer gertatu da ideia horiekin

influentzia izateko aukera eduki du eta adibide lez podemos taldeari egindako eskaintza da

sin dejar a nadie atrás eskerrik asko eta zuri ere lehendakari jauna

zuen proiektuetan aurrera joateko eta dagoen egoera zailari aurre egiteko badakigu egoera oso zaila dela eta beraz euskadi zutik jartzeko euzko abertzale legebiltzar talde honen babesa izango duzu beste barik eskerrik asko

andrea eztabaida amaituta bozketara pasatuko gara

mistoa taldeak partidei erreserbatutako zuzenketak bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka

sei abstentzio beraz ez dira onartu jarraian bozkatuko dugu euskal talde popularra ciudadanosek partidei

itxoin momentu bat ba presentzia daukazu

presentzia ematen du bueno bueltatu emaitzera mesedez jarriko dugu aktan aldeko botoa kontrako botoa

zureak ezta ere zureak ere ez du ematen

sistema eta akats batzuk ematen ari zaizkigu horregatik orain bai itxoin

zuen botoaren zentzua bale ze zurea ere ondo markatzen bai

hamar minutuko receso bat egingo dugu bale ze zuk delegatuta boto asko dituzu

txirrina joko dut txi txirrina joko dut norbaitek atera nahi balu bale berriz hasteko lasai egoteko

eguerdi on berriro berriro ekingo diogu bozketari bai berriro hasiko gara mesedez bakoitzak zuen lekuetan eseri bozketari ekingo diogu eta lehenengo bozkatuko dugu mistoa taldeak partidei erreserbatutako zuzenketak bozkatu dezakegu

ez dira onartu jarraian bozkatuko dugu euskal talde popularra ciudadanos taldearen partidei erreserbatutako zuzenketak bozkatu dezakegu

ez dira onartu jarraian bozkatuko dugu eh bildu taldeak partidei erreserbatutako zuzenketak bozkatu ditzakegu

beraz ez dira onartu bototara jartzen dira gastuen laburpen laukiak

batzordeko eztabaidan onetsitako aldaketak sartuta bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka berrogeita bat boto alde hogeita hamairu contra bat abstentzio beraz

legearen artikuluei eta xedapenei gordetako zuzenketak

mila hirurehun eta hemeretzira bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka

beraz ez dira onartu jarraian bototara jartzen dira eh bildu taldeak legearen artikuluei eta

mila hirurehun eta hogeita zortzira bozkatu dezakegu

hogeita bat boto alde berrogeita zortzi contra sei abstentzio beraz ez dira onartu eta azkenik batera bozkatzen ditugu irizpenaren artikuluak eta

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka berrogeita bat boto alde

euskadiko autonomia erkidegoko bi mila hogeita batgarrena urteko aurrekontu